egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

eta hizkuntza politikako sailburuari egina liburutegi nazional digitalaren proiektuari buruz urrutia jauna zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok jaun andreok egun on denoi euzko alderdi jeltzalean lau lan ildo nagusi planteatzen ditugu kultur jarduerari dagokionez

euskadiren memoria bizia kultur ondareari museoei eta liburutegiei lotutako

eta euskadi digitala zeharkako izaera duen esparru horretan gure sare sortzaileak eta instituzionalak aro digitalerantz abiatzea azpimarratzen duena herritarrek lehentasuna izanik bere eskuragarritasunean horretan ere

ondarea kontserbatu eta antolatzea batez ere editaturiko ondarea testuak musika ikus entzunezkoak edota irudiak beti ere erabiltzaileen eskuragarritasuna bermatuz orratz besteak beste zer egin dezakeen hogeita bat mendeko

ildo horretatik iragan martxoaren hogeita bian kultura eta hizkuntza politika sailak lankidetza hitzarmen bat aurkeztu zuen sancho el sabio fundazioarekin etorkizuneko euskal liburutegi nazionak digitalaren oinarriak ezartzeko

sailburuordea izan zineten eta adierazi zenutenez itun horrek lehendabiziko aukerak eta digitala osatzea ahalbidetuko du hartara hogei eta hogeita bat mendeetako

liburutegi nazional digitalaren proiektuak bere lehen pausua emango du legegintzaldiko lehen agerraldian egitasmo honen garrantzia azpimarratu zenuen eta ikusten hasiak gara eta ikusten ari gara egitasmo konplexu hau aurrera doala

guzti horrengatik honako galdera hau egin nahi genizuke gaurko honetan zupiria sailburu jauna zer ekarriko dio euskal kulturari liburutegi nazional digitalaren eraketak

eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna

legebiltzarkideok urrutia jauna legegintzaldia hastearekin batera gure sailaren helburu nagusiak aurkeztu genituenean euskal liburutegi nazional digitalaren proiektua gauzatzeko konpromisoa azaldu genuen

eduki duten eta daukaten era berean errealitatean oinarritutako proiektua izan behar du lehenagotik dauden erakundeen duplika bat ezin liteke izan

hartu beharko luke euskal kultura bizirik dagoen lurraldeetan liburutegi bikainak daude mendeetan zehar osatu direnak ez du zentzurik beraz gure ustez

haien osagarria izan behar du eta balio erantzia behar du eduki edukietan ere zabala izan behar du gaitasuna behar du euskal adjektiboari lotutako eduko oro bere baitan hartzeko eta interesa duen ororentzat erabilgarria izateko

historian zehar liburutegi nazionalen helburua izan da herri baten ondare bibliografikoa biltzea zaintzea eta kasuan kasu hedatzea bilduma bereziak

era askotako funtsak bildu dira ondare hori jasoa dago dagoeneko gure liburutegi nagusietan eta orain sistema horri txapela jartzea falta da

mendeko atari digitala izan nahi du gure kulturaren elkargune zabala axular eta arantxa urretabizkaiaren lanak biltzen dituena baina bata ere

y cuatro en general obras publicadas en vasconia zailtasunak zailtasun gure asmoa da atari berri hau abian jartzea legegintzaldia amaitu aurretik
eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna gai zerrendako bigarren puntua galdera maialen iriarte okiñena eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

mila esker lehendakari andrea egun on guztioi urkullu jauna egun on

aurrekontu txarrak zirela esan nizun duela zenbait aste europako alderdirik korruptoenari oxigenoa ematen ari zinetela esan nizun eta horren lekuko da

edo gaur egunkarien lehenengo orrialdea begiratzea ere nahikoa da baina berriro ere salbatu egin duzue ciudadanosekin eta upnrekin batera egoera politiko honetan non gainera mariano rajoyk

bertako kontseilariak izendatzeko duen ahalmena egoera honetan urkullu jauna uste duzu arrazoizkoa dela gobernu espainolari babesa ematea bere aurrekontuak babestuz

ikusi zintudan esanaz herri honen interesak lehenetsi dituzuela zein herriren interesak urkullu jauna eskerrik asko

legebiltzar buru anderea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on guztioi

aurrekontuak onartzea euzko alderdi jeltzalearen erabakia da eta ziur naiz erabaki hau erantzukizunez arduraz eta eztabaidatua izan ondoren hartua izan egin dela

interesak beste edozein interesen gainetik jarriz eta katalunian ehun eta berrogeita hamabost artikulua epe laburrean indargabetzea bultzatzeko eskerrik asko

atzo hitz hori eman baino lehen zuk zeuk ongi zenekien zer pentsatzen genuen gutako bakoitzak beraz ez dakit euskadiren

ez etorri esanez onak direnik aurrekontu hauek upnek presoen auzian rajoyerekin egindako akordioa dela tarteko

lotsagarri geratu zarete askatasunaren eta demokraziaren aurkako

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzar buru andrea

dagozkienaren arabera eta ikuspuntu horretatik erantzuten dizut bat argi dago aurrekontua positiboa dela euskadirentzako

lehenik eta behin aurreko urtean lortutako inbertsioen eta laguntzen jarraipena bermatzen da

orain guztira bostehun eta berrogei miloi euroko inbertsioa lortzen dira eta lorpen positiboak dira

industria teknologia eta berrikuntzarako laguntzak kultura eta ingurugiro proiektuetarako laguntzak abiadura handia gasteizera bilbora eta donostiara iristeko inbertsioak bi aurrekontua positiboa da pentsio duinentzako bai

adostu zuen bezala igoko direlako eta hiru aurrekontua positiboa da berdintasunean aurrera egiteko laguntzak ehun eta hogei miloi euro gehiago jasoko dituztelako

egonkortasuna sustatzeko eta beraz garapen ekonomikoa eta inbertsioak suspertzeko eta enplegua sortzen jarraitzeko

bidezko irtenbide hitzartua ahalbidetzeari ematen dio aukera katalunian bertan hasita erabaki honi ezker kataluniak elkarrizketa bidezko konponbidea lantzeko gaitasuna mantentzen du aurrekonturik gabe egonkortasunik gabe ate guztiak itxita zeuden eta nahi baduzu kataluniaz eta zer gertatu egin den katalunian eta zer egin dugun batzuk eta besteok beste egunen batean pertsonalki

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera

pentsiodunen mobilizazioei buruz martínez jauna zurea da hitza

manifestaziora eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna lehendakari jauna zurea da hitza

en cualquier caso le contesto duela bi aste esan egin nizun ez dudala manifestazioan parte hartuko

zuk ondo dakizunez bat pentsioak ez daude eusko jaurlaritzaren eskuduntzen artean eta bi hartzen diren erabakiak errealismoa eta adostasun zabalak behar dituzte eraginkorrak eta iraunkorrak

eraginkorrak eta iraunkorrak eta aipatutako gai hauek bere leku propioa dute espainiako gobernua eta gorteak alde batetik toledoko ituna bestetik eta zure alderdiak unidos podemosek ere zeresana eta zeregina badu bi esparru horietan

baina auzi hau bere esparruan kokatu behar da eta merezi duen sakontasunarekin aztertu eta adostu iraunkortasuna da gakoa

lan eta justiziako sailburuari egina haur eta nerabeentzako justiziari buruz castelo andrea zurea da hitza

muchísimas gracias eskerrik asko castelo andrea

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztiok eskerrik asko castelo andrea

gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko legeari buruz alonso jauna zurea da hitza

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko

eskerrik asko lehendakari jauna alonso jauna zurea da hitza

eskerrik asko alonso jauna lehendakari jauna zurea da hitza

elkarrizketarako eta kontrasterako gure jarrera erabatekoa da akordioa alonso jauna talde guztiei irekita dago baita zure taldeari ere eta espero dut akordio zabalak lortzea kudeaketa hobetzeko laneratzea errazteko eta gehien behar dutenei laguntzeko eta espero dut

hau da gizarte babeserako sistema indartzen jarraitzea y por lo tanto señor alonso

está en el parlamento vasco eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak

lan harremanetarako euskal esparruari buruz casanova jauna zurea da hitza

egun on guztioi gaur berriro hitz egingo dugu hemen lan harremanetaz eta baten batek esan dezake berriro berriro hitz egingo dugu gai garrantzitsua delako eta gaizki dagoen gai

eta hitz egingo dugu behin eta berriro benetan dauden arazo sakonak konpondu arte eta bitartean agenda politikoan mantentzeko asmoarekin bai lan merkatua eta lan harremanak gaizki daude gure herrian

gaiaren inguruan datu orokorrak gutxi gorabehera ezagutzen ditugu beraz ez naiz luzatuko soilik hiru zertzeladatan marraztuko ditut

gaur egun lan hitzarmenei dagokionez ikusten dugu euskal langileen gehiengoak ez daukala indarrean

soilik lan hitzarmenen ehuneko hogeita zazpi daude indarrean eta berrituak ehuneko hogeia bertan behera daude eta luzapen egoeran ehuneko berrogeita hamairua hauek dira crlk martxoan emandako datuak

indarrean dagoen lan hitzarmen berritua soldatei dagokionez

apirilaren amaieran datu hauek dauzkagun berrienak badira ere bataz besteko soldata gure erkidegoan mila bederatziehun eta hogeita hamar eurokoa da azken urtean ehuneko zero koma seia jaitsi da

bataz besteko soldata jaitsi da azkeneko urtean horri gehitzen badiogu inflazioaren efektua erosmen ahalmena euskal langileen erosmen ahalmena bi koma bost puntu jaitsi da urte batean

lau koma zazpi estatuaren lehenengo erorketarik handiena eta dagoeneko ez gara

soldata altuenak dauzkan erkidegoa madrilek aurreratu gaitu lasterketa eta lehiaketa horretan hirugarren

dagokiona hor bai txapeldunak gara estatu espainolean eta baita ere gure komunitatean bi mila hamazazpian behin behinekotasuna lan merkatuan pasa da

igo da europan lehenengo mailan europan txapeldunak europar batasunaren bataz bestekoa ia bikoiztu egiten dugulako kokatzen delako behin behineko tasa ehuneko hamalauan lan hitzarmenak ez dira berritzen soldatak jaisten ari dira behin behinekotasuna areagotzen ari da eta horri gehitu ahal genioke hainbat

esparruaren egoera eskala bikoitzak iraupen luzeko langabezia langile pobreen fenomenoaren hazkundea eta abar luze bat

daude eta politika zehatz horiek inposatzeko markoek ere eragina daukate hemen lan harremanetaz estatu espainolean erabakitzen delako

erabakitzen digutelako inposatzen digutelako lan araudi orokorra eta lan araudi horren baitan garatzen politikak egondako erreforma ezberdinek egoera hau areagotu egin dute eta bultzatu dute lan merkatuaren estatalizazioa eta egin dute premeditazioarekin nahita egin dute zentralizazio prozesu orokorren baitan

negoziazio kolektibora eta lan harremanen zentralizazioa espresuki bultzatu

casanova jauna eusko jaurlaritzak berezko lan harreman markoari buruz dituen asmoei buruz

seigarren konpromisoak hala dio elkarrizketa soziala eta enpresetan langileen parte hartzea sustatzea gure helburua programa osoa betetzea da konpromiso hori eta barne hartzen dituen sei ekimenak ere hori esanda interpelazioan egindako adierazpenak komentario bat merezi dute edo

adierazi duzu gure erkidegoan lan harremanak blokeo egoera larrian daudela negoziazio kolektiboen estatalizazioa kritikatu duzu eta egoera horren jatorria estatuak inposatutako lan erreformak direla diozu hasteko eta behin casanova jauna lehenengo ebidentzia gogorarazi nahiko nizuke ordezkari sindikal eta enpresarien aldeen arteko negoziazioaren eta lan harremanen erantzukizuna bi eragile horiena da

gobernuak susta dezake erraztu kontzertazioa eta negoziazioa laguntzeko tresnak bultzatu dezake

hala egiten dugu eta hor dago lan harremanetarako kontseilua adibidez baina erantzukizuna casanova jauna eragile ekonomiko eta sozialena da

enpresa eta sindikatua antolakundeek ez dutela nahi gobernuak bere negoziazio prozesuetan esku hartzea ez dutela nahi jaurlaritzak eskua hartu duenean aldeek hala eskatu dutelako izan da

eta gogoraraziko dizut eusko alderdi jeltzaleak erreformaren aurka bozkatu zuela izan ere duela sei urte aurka bozkatu genuen

negoziazio kolektiboa mugatzen zuelako kaleratzearen kostua murrizten zuelako eta langileen eskubideentzat atzera egitea zelako gaur

egiten dut bestetik euskadin lan harremanen estatalizazioari egin diozu aipamena

lau sindikatuek aho batez adostu zutela euskal hitzarmenei estatuko hitzarmenen gainetik lehentasuna ematea confebaskek eta lau sindikatuek iazko urtarrilean akordio hori izan zen euskadin mila bederatziehun eta laurogeita hemeretziaz geroztik egin den lehenengo lan adostasun

zentral guztiek hartu zuten positibotzat akordio hori

pozik agertu ginen eta ongi etorria eman genion adostasun horri akordio horrek iraunaldi mugagabea du indarrean dago eta aplikatzekoa da beraz enpresa eta sindikatu antolakundeen esku dago negoziazio kolektiboa desblokeatzea

estatu mailakoen gainetik lehenestea bestetik eusko jaurlaritza confebasken aliatua dela adierazten duzu askotan eta beste sindikatuekin lankidetza harreman eten egin dudala edo eten egin dugula

erabat ezeztatu beharrean nago jaurlaritzak ez du harremanik eten gure atea

eta horretarako sortutako foroetan parte hartzeari buruzko erabakiak

norbaitek ez badu nahi izan elkarrizketa foro horietan egon bere borondatez eta bere estrategiaren arabera egin du baina ezin da ukatu foroak egon badaudela eusko jaurlaritzaren helburua enplegu gehiago eta hobea sortzea da lehentasun bat da eta ekimen guztiek baita confebaskekin sinatu dugun akordio markoek ere

gure helburua oso eskakizun zehatzari erantzuna ematea izan da gure asmoa da

gure erantzuna eraikitzailea izan da honako programa hauek hobetzen saiatzen gara gazte enplegua

emakumea enpresa eta industriara txertatzea eta aldi baterako enpleguak enplegu mugagabe bihurtzea gobernuaren eskumenak dira horiek

elkarrizketa sozialerako mahaiaren baitan garatu eta egikaritzeko irekia dago señor casanova no tenga ninguna

beraz casanova jauna gure helburua da eta izan behar da produktibitatea areagotzen eta soldatak igotzen jarraitzeko elkarrekin

eragile guztion artean elkarrekin egin ahal izatea azken batean gure enpresen lehiakortasuna eta enpleguaren kalitatea hobetzen jarraitzea izan beharko litzateke

gai hori hona eta behin eta berriro ekarri dugunean lortu dugu zuen partetik soldaten igoeraren inguruko adierazpenak

eskatu zen eh bilduren ekimenez ganbara honetan soldaten igoera orokorra baina hori ez da berria soldata igotzea ia ia mundu guztia eskatzen ari da

hazkundea egon badagoela eta beraz aukera badago horretarako eta beste aldetik soldatak ez badira igotzen

eskaera ere ez dela igoko eta ekonomiarentzat kaltegarria izango dela inkluso ikuspuntu tekniko batetik orduan

baina orain patronala da urrats hori eman behar duena eta patronalari dirudienez ez zaie nahikoa gertatzen eskatzearekin edo entzutearekin patronalari gehiago exijitu egin behar zaio patronalari planteamendu hau egin behar da seriotasunez

estatalizazioari eta euskal lan harremanen markoari buruz

oso gutxi esan diguzu agian hasi behar ginen amaieratik gure argia izan da euskal lana harremanetarako markoa lortzeko eta hori autogobernu berrian estatus berria txertatzeko zer egingo duzuen horretaz ere oso gutxi esan diguzue

eskerrik asko legebiltzar buru andrea vaya señor casanova

nik ez dut ulertzen casanova jauna nola egin dezaketen traba nire adierazpenek

elkarlanerako egindako hitzak eta ez konfrontazioaren alde egindakoak ez dut ulertzen elkarrizketa sozialari egindako aipamenak nire ustez hori da bidea aldaketa globalaren egoera berrian lan harremanei aurre egiteko egoera horrek gobernuei eragiten die baita enpresa langile eta orokorrean gizarte

gure buruari egin beharreko galderak direla uste dut hauek uste dut direla gure buruari egin beharreko galderak eman erantzuna erronka horiei euskaditik nola erantzun aukerak hobeto aprobetxatzeko eta erantzuna zure ustez konfrontazio handiagoa al da

nik ez dut bide horretan sinesten nik elkarlanaren bidean sinesten dut

industria eta gizarte iraultza berrien erronkei erantzuna emateko gai izango den

batean sinesten dut enpresa eredu inklusibo eta parte hartzaileagoa zehazki zuk eta talde guztietako ordezkariek pasaden maiatzaren hamalauean legez besteko proposamena erregistratu zenuten euskal

eredu inklusibo parte hartzailea sustatzeko eta erabat ados nago zure sinadurarekin abala eman zenion legez besteko proposamen horrek proposatzen duen ereduarekin

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa eva lopez de arroyabe saez de maturana eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina trebiñu araban integratzeko pausoei buruz

hogeita bost urte pasa dira hogeita bost urte pausurik eman gabe hogeita bost urte promesak bete gabe hogeita bost urte

ez da jolasten baina trebiñuk arazo bat dauka ez dagoela agenda politikoan

ipini behar dugula eta erantzun bat eman behar

ikastolen eta euskararen alde zoritxarrez oraindik ere beharrezkoa araban ondo dakizue argantzunen argantzungo ikastolaren baldintzak ez direla batere errazak ondo dakizue euskararen aldeko apusturik ez dagoela trebiñon ondo dakizue

ez dela batere erraza izanere konpromisoa eta esfortzua eskatzen ditu mesedez hartu hitza eta ausartak izan bakarrik eskatzen dugu hori

arazoak zure mahai gainean izango eta benetako aurrerapausoak izango dituzula gure aldetik trebiño araba da beti izan da horrela espero dugu ere zure aldetik

eskerrik asko eskerrik asko lopez de arroyabe anderea erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

egun on guztioi lopez

benetan izugarria izaten da berri bat politikan edo foro honetan behintzat berria den pertsona batek gai bati buruz lehendabiziko aldiz hitz egiten duenean eta aurrekin moduan

urtean senatuan gertatutako gauza bat bakar bakarrik aipatzen duenean mundu guztiak daki foro honetan harrezkero hemen debate asko eta asko izan dira horri buruz ekimen asko eta asko izan direla eta horiek guztiak

izan ez balira bezala jausi izugarri bat egitea eta dena kritika hemen ez da ezer egin dena dago gaizki dena dago oker eta

gertatu dira bien bitartean zuk gaur dakarzun

berria legebiltzar honetan ezta urrundik ere legealdi honetan agian bai

eta aurrekoaren aurrekoetan maiz izan da hemen gai hori eztabaidagai maiz askotan eta plano bitan eztabaidatu daiteke eta eztabaidatu izan da hemen eta beste foro askotan baita ere senatuan bakarrik ez bi planotan eztabaidatu

gai hori alde batetik zuk aipatu duzu edo ez dakit benetan aipatu duzun ala ez lurraldetasunaren ikuspuntua edo lurraldetasunaren planoa

diferenteak dira nire ustez biak garrantzitsuak oso garrantzitsuak biak benetan herritarrentzat errelebanteak direlako bai alde batetik

herritarren borondatea eta nahia politikoki adierazteko ahalmena ematen dutelako bai bestetik herritarren beharrei eguneroko beharrei

beharra planteatzen dutelako beraz nik uste dut bi planoak garrantzitsuak direla osagarriak dira ez dira inkonpatibleak baina bai gauza bat dago

garrantzitsua dena eta kontutan hartu behar dena trebiñoko enklabeari buruz hitz egiten dugunean bi plano horiek diferenteak izanik ez da komeni nahastea nahasten badugu arrisku baten erori gaitezkeelako

helburu diferenteak izanik plano batek eta besteak azkenean ez baten

arriskua daukagu horregatik nire ustez gai diferenteak izanik biak oso garrantzitsuak osagarriak batek ez du bestea kentzen nire ustez

lurraldetasunaren ikuspuntutik nola planteatu daiteke eta planteatu izan da hau

gauza ezaguna dena aukeraketa

horretan uste dut argi daudela eta hemen eztabaidagai izan dira behin baino gehiagotan aukerak bi dira bat estatutuen bidez agertzen dena indarrean dauden estatutuen bidez agertzen dena gernikako estatutuaren zortzigarrena artikuluan eta gaztela leoneko

gernikako estatutua aldatze bidean dago hemen ponentzia bat sortuta daukazue legebiltzarrean hori aldatze bidean jartzeko edo horren inguruko debatea bideratzeko

arautzeko lurraldetasunari buruzko kontua treviñoko

eta hor ez naiz sartuko zer nolako ahaleginak egin izan diren orain arte eta zer nolako irtenbideak izan dituzten horiek seguru aski

hor beste aukera bat ere badago bere markoarekin hemen joan den legealdian tramitatu zena zure talde parlamentarioak hemen aldeko botoa eman zion ekimen bati gorte nagusietan eztabaidatzeko lege organiko bat

probintziaren mugak aldatzea bueno hori hemen tramitatu zen hemen aprobatu zen ni hementxe nengoen

ekimena bertatik zetorren trebiñoko udaletatik zetorren ekimena bertatik hemen tramitatu zen gorte nagusietara joan zen

hemen batzuk aldeko botoa emandako batzuk han ezezkoa eman zioten eta hemen abstenitutako batzuk han ezezkoa eman zioten

bide hori birplanteatzeko posibilitatea mahai gainean dago planteatu daiteke

euren udalen bitartez berriro bide hori planteatzea ala bere kasuan estatutua aldatu daiteke baita ere eta oraintxe daukazue aukera legebiltzarrean horri ekimena egiteko nolanahi ere berriz esaten dut konstituzioaren ehun eta berrogeita batgarrena artikuluak aurreikusten duen posibilitate hori berriro zabalik dago

planteatu nahi duenak planteatu ahal izateko

zerbitzu publikoen planoa bueno lurraldetasunari lotutako gaia bideratzen ez den bitartean arazo bat dago argi dago

fisikoki baina legez beste lurralde bati atxikita dago

probintziari atxikituta dago eta gaztela leoneko autonomi erkidegoari atxikituta dago kontua da

arabaren baitan egonez gero oso urrun dagoela

lurralde horien hiriburuetatik burgostik ehun eta piku kilometrotara dago eta

berrehun eta hogeita bost kilometrotara dago oso urrun dago beraz zerbitzuak argi dago

eskasak direla eta eguneroko beharrei trebiñotarren eguneroko beharrei

hori bideratzeko hainbat ahalegin egin izan da hemen ez orain

urtean sinatu ziren eusko jaurlaritzak berak sinatu zituen

binaka hitzarmen bi mila bian sinatu zituen hitzarmen bat gai ekonomiko eta kulturalei buruzkoa bestea garapen ekonomikoari buruzkoa

aurkatuak inpugnatuak izan ziren eta gaztelako justizia auzitegi nagusiak horien kontrako epaia eman zuen hitzarmen horiek baliogabetuz zuk horiek ez ditugu aipatu horiek egongo ez balira bezala historia hori

egin duzu zure hitzarmen guztia baina horiek hor egon dira horiek errekurrituak izan ziren baliogabetuak izan ziren eta auzitegi gorenak berriro eusko jaurlaritzak eta udalek errekurtsoa planteatuz biok batera planteatuz auzitegi gorenak bi mila zortzian eta hamarean atzera bota zituen

zuzenean sinatuta zeuden bertako udalekin baina justiziak atzera bota zituen baliogabetu egin zituen horrez gero bi mila hamabigarrena

gaztela leongo arduradunekin hori indarrean dago horrek zer nolako emaitzak eman dituen eta horren baitan zer nolako zerbitzuak eskaintzen diren ezaguna da behin baino gehiagotan legebiltzar honetatik galderak planteatu izan direlako eta eusko jaurlaritzak horren baitan egiten duena ba horren berri eman duelako legebiltzar honen aurrean duela hile pare bat

horren inguruan horren ondoan oraindik oraintsu arabako foru aldundiak burgosko diputazioarekin beste zazpi hitzarmen sinatu ditu hamairu materiei lotutako hitzarmenak eta hor

lankidetza formulak bertako biztanleek behar dituzten zerbitzuei erantzuna emateko nahikoa izan daiteke hobetu daiteke beste era batera planteatu daiteke baina hori indarrean dago hori indarrean dago eta eusko jaurlaritzak bere planoa dauka bertako juntarekin

eta foru aldundiak bertako diputazioarekin beste hitzarmena dauka

zerbitzuak eskaintzeko baita ere hobetu daitekeela hobetu daiteke nik ez dut hori zalantzan jarriko

baina ezin daiteke esan ezer egin ez denik ezer bideratu ez denik eta zerbitzuen eskaintzan ezer hobetu ez denik ahaleginak izan dira

justiziak atzera bota izan dituenak baina espainiako justiziak atzera bota arren horien gainetik ere beste ahalegin berriak egin izan dira eta orain ekimenak daude

lurraldetasunari buruzko gaiak beste formula dauka beste bide bat dauka eta hori aldatzeko

baduzue eta bai lortzen baldin bada eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

gai zerrendako zortzigarren puntua galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak

enpresa kokatuta zegoen sestao trapagarango lursail osoan jarduera industrialak mantentzeari buruz
casanova jauna nahi duzuna kaixo egun on berriro mila bederatziehun eta hemezortzian

kokatu zen ia mende bateko jarduera garatu zuen instalazio horietan eta urrezko garaian bost mila langile baino gehiago izatera heldu zen

eta atzean utzi zuen ez soilik lanpostu asko baita era ondare historiko ondore

eta lursail oso inportante eta garrantzitsuak baina alde batetik esan behar dugu ondare zena hondakina bihurtu dela denboraren

ondare zena gaur egun egoera honetan kokatzen da hau da errealitate gordina horrela ikono bat izan zen

sailburu eta legebiltzarkideok egun on casanova jauna zalantzarik gabe jakingo duzu enpresa hori pikutara joan zenean nolabait

gero hortik sepiren esku gelditu zian horiek etorri ziren nolabait ibar zaharra sozietatera ibar zaharra horretan ia ehun eta laurogei mila metro kuadro zeunden bertan ehuneko berrogeita hamar sepik mantentzen zuen edo mantentzen du eta bertan bai bai foru aldundia eta bai udala sestaoko udala dago

eta hain zuzen ere terreno horietan aritu gara lantzen nahiz eta horrela dauden egia da ordenazio urbanistikoa egiten eta urbanizazio nahiz gero ingurumen sailak behar dituen hainbat ekimen martxan jartzen eta adosten

urtean izan zen interes pribatuak guzti hori garatu ahal izateko industrialki eta abenduan

abenduan hain zuzen ere azkenean erabaki zen

del término municipal correspondiente eskerrik asko eskerrik asko tapia anderea gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazioa

enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina lanerako prestatzaileei buruz bollain jauna zurea da hitza

egun on guztioi eskerrik asko mahaiburu anderea legebiltzarkideok egun on

gai zerrendako hamargarren puntua interpelazioa tinixara guanche suárez elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina pertsona langabetuei enplegua bilatzeko gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko zerbitzuez baliatzerakoan

hartzeari buruz guanche anderea zurea da hitza

eskerrik asko tinixara andrea artolazabal
eskerrik asko presidente

eskerrik asko guanche anderea artolazabal anderea zurea da hitza

la legislación eskerrik asko artolazabal anderea gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera

ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina gasteizko lur azpiko ura nitratoekin kutsatzeko arriskuan dagoen zonaldeari buruzko

eskerrik asko lópez de ocariz anderea arriola jauna zurea da hitza

lópez de ocariz anderea arriola jauna zurea da hitza

gai zerrendako hamabigarren puntua galdera josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina mallabiko zabortegian gipuzkoako hiri hondakinak botatzeari buruz becerra jauna zurea da hitza

mila esker presidente andereari egun on guztioi señor consejero

eskerrik asko becerra jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

de gestión de residuos eskerrik asko arriola jauna

gai zerrendako hamahirugarren puntua interpelazioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina bilboko luis briñas santutxu hlhiko aterpearen lanei buruz

legebiltzarkideok egun on llanos anderea

sail honen funtsezko konpromisoa da azpiegitura egokiak eta batik bat seguruak eta irisgarriak izatea gainera gure ustez hezkuntza orohar gure gizartearen bilakaera faktore nagusietako bat izateaz gainera bilakaera ekonomiko eta ongizatea sortzeko funtsezko faktorea ere bada

azpiegitura egokiak modernoak seguruak eta irisgarriak izateko erronka betetzeko azpiegiturak hobetzeko planak gure jarduketaren euskarri den ardatza eratzen du azpiegitura horrek eraikitzeko berritzeko eta egokitzeko konpromisoen barruan

ekintza ildo hauek ditugu martxan lehenengo eta behin

azpiegitura berriak eskuratzea bai eta daudenak zabaltzea ere

azpiegiturak hobetzeko planaren esparruan bigarren ekimena azpiegituren irisgarritasuna hobetzea da hezkuntzaren sistemaren kalitatean aurrera egiten lagunduko dutenak instalazioen irisgarritasunaren hobekuntza horien segurtasunari lotuta gure jarduketen ezinbesteko bi baldintza dira

bai eta premiak antzemateko eta baliabideak optimizatzeko erakundeen arteko beste lankidetza tresna batzuetan aurrera egitearen alde ere aintzat hartuta hezkuntza azpiegitura batzuetan dagoen eskumen banaketa desberdina beste batzuetan ganbara honen hezkuntza batzordean azaldu dudan bezala

hiru lurralde historikoetan eginiko azterlan eta analisien ondoren diseinatu zen azterlan eta analisi horien bitartez jarduketa

bertan jasotzen denez irakaskuntzarako azpiegituren kalitatea haien kontserbatze egoera eta jakina haien edukiera funtsezko faktoreak dira

halaber ekipamendu berriak sortu behar direla jasotzen du planak kontuan harturik besteak beste zonalde bakoitzaren progresio demografikoa migrazio mugimenduak edo

ikastetxeko erabiltzaileek eguraldi txarretik babesean egoteko eremu estalia izateko beharra bertara erraz sartzeko modukoa maldak kendu

partzelak dituen baldintzatzaile txarrak gorabehera luis briñas eskola taldearen izaera errespetatzea nazioarteko estilo arrazionalistaduna eta soiltasunaren eta geometria sendoen

eta azken batean gauzatze proiektuarekin bat etorriz helburua instalazio erantsia egiten zen

hainbat eta hainbat bisita egin dituzte obrara ia astero proiektuaren segimendu egiteko

eta bertako hezkuntza eragileekin beti ere hobekuntza ekarriko duen instalazioa eta ikastetxearen premiei erantzuteko zerbitzua izateko

esan dizudan bezala sail honen funtsezkoa da azpiegitura egokiak modernoak eta batik bat seguru eta irisgarria izatea

eskerrik asko uriarte andrea llanos andrea zurea da hitza

amaitu zaizu denbora uriarte andrea zurea da hitza

eremua estalia izatea zen ikasleek eguraldi txarretik babesean egoteko jolas eremua izateko eskola eraikineko ezaugarria kontuan hartuta bilbo udalerriko babes berezia izanik

eskola eraikinaren ikuspena ez eragozteko bi mila hamabosteko abuztuaren seian hezkuntzako saileko zerbitzu teknikoak proiektua ikuskatu zuten

horrela bi mila hamaseiko azaroaren hogeita batean hasi ziren obrak

obrak hasi eta gauzatu bitartean ikastetxeak aldagelak eta komunak sartzeko eskatu zuten eta esan dugun bezala proiektuak ez zuen hori hasieran aurreikusten eta horren jakitun zeuden eragileak

eta bertako hezkuntza eragileekin hainbat bilera egiten beti ere instalazioak hobekuntzak hartzeko eta ikastetxeak dituen premiei erantzuteko

azpiegitura moderno eta egokia dela eta batik bat instalazioak seguruak eta irisgarriak direla ikastetxearen kalitatea bermatzeko eskerrik asko uriarte
anderea gai zerrendako hamalaugarren puntua interpelazioa juana de bengoechea estrade euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina emakumeen genitalen mutilazioari buruz

emakumeen genitalen mutilazioa jardunbide kaltegarria da

emakumeen aurkako indarkeriaren muturreko adierazpena da eta genero desoreka eta bereizkerian du jatorria

europako kontseiluaren hitzarmena emakumearen kontrako indarkeriaren eta etxeko indarkeriaren aurkakoa bi mila hamaikako maiatzaren hamaikan sinatu zen eta espainiako estatuan bi mila hamalauko abuztuaren lehengoan jarri zen indarrean hura sinatu zuten herrialdeek

justizia unibertsalaren murrizketa posibleak horretarako eragozpen izan gabe hain zuzen emakumeen genitalen mutilazioei buruzko

beharrezko neurriak hartzera direla legegintzakoak direla bestelakoak delitu gisa tipifika dadin emakume beti nahita edozer modutan mutilatzea

jasatera behartzea edo xede horretarako baliabidez hornitzea ere emakumeen genitalen mutilazioa halaber nazio batuen garapen jasangarrirako bi mila hogeita hamar agendan jaso da ardura gisa pertsonen planetaren

que se produzcan en la vida pública o privada lege horren esparruan euskal autonomia erkidegoko emakumeen eta gizonen berdintasunerako seigarren planak ezartzen zuen zer gidalerrok eta zer ildo nagusik orientatu behar duten aurreko legealdiko euskal botere publikoen jarduketa berdintasunaren arloan lan horren hirugarren ardatzak emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeari buruzkoak

jada jasotzen du gure inguruan agertzen ari diren emakumeen aurkako indarkerien kontra esku hartu behar dela esaterako emakumeen genitalen mutilazioaren eta sexu esplotazio helburu duen salerosketaren kontra horrez gain plan horrek beste hainbat helburu estrategiko eta operatibo jasotzen ditu

eta prebenitzeari dagokionez bai eta indarkeria horren biktimak detektatzeari eta artatzeari dagokionez ere era berea zazpigarren planaren egituraren bidez bere helburua garapen jasangarrirako bi mila hogeita hamar agendako

emakume eta gizonen arteko berdintasunerako europar batasuneko konpromiso estrategikoaren helburuarekin eta gure gobernuak legegintzaldi honetarako duen programaren konpromisoarekin bat etortzeko borondatea betetzen da horrela

detektatzeko eta prebenitzeko eremu berezian dagoeneko hazitako eta garatutako ekintzen jarraitzen da zoritxarrez emakumeen genitalen mutilazioa ez da gure komunitatearen zerikusirik ez duen zerbait

etorkinen batera iristen zaizkigu haien kultur usadioak ere nola gizateria osoarentzat ondasun direnak ala

oinarritzat genero desoreka eta sexu bazterkeria ildo horretan azken hamar urteetan mundu osoan areagotzen ari diren hiru jardunbide kaltegarri hauei batera heltzea proposatu du

hain zuzen gizonezko semea nahiago izateari eta horrekin lotutako

mutilazioari eta haurren ezkontza goiztiar eta behartuari gainera

erkidego autonomoan emakumeen genitalen mutilazioari heltzeko funtsezko giltzarri bat planteatu nahi dugu herriak komunitateak eta familiak

izan ere bateragarriak dira batetik giza eskubideen defentsan eta emakumeei eta neskei kalte egiten dieten jardunbide kaltegarriak desagerrarazteko lanean

bere testuinguru zehatzean ulertzeko behar den ezagutza eta sentikortasunaren sustatzea

emakumeen genitalen mutilazioa pairatzen dutenak berriro ez biktimizatzea izanik gaiari komunitatean heldu behar zaio eta emakumeen eskubideen autonomiaren eta erabaki gaitasunaren defentsan dira azpimarratzekoak

osotasunerako eskubidearen urraketa ez ezik nork bere sexualitatea kontrolatzeko eta sexu eta ugalketa eskubideak

muchas gracias eskerrik asko bengoechea andrea uriarte andrea zurea da hitza

garatzen ari den lan ildoak eragina du batik bat prebentzioan

kulturalki errespetuzkoa da eta bertan osasun hezkuntza

etorkinen kolektiboekin eta beraiekin lan egiten duten erakundeekin

osasuna hezkuntza eta gizartea gidatu behar diren jarduketa profesionalerako oinarrizko printzipioak ikuspegi hirukoitza

generoa eta haurren defentsa prebentzioaren enfasia neska adingabearen interes gorena

diziplinartekotasuna koordinazioa eta sareko lana prestakuntza sentsibilizazioa eta ezagutzaz horrela familiekin lan egitea

eta kultur arteko lana eta emakumeen ahalduntzea prebentziozko esku hartzearen estrategia eta helburu giza tal y como le he comentado en mi primera intervención

se pondrá en contacto también con dichos servicios deskribatutako hiru kasuetan tutoreak eta zuzendaritza taldeak informazioa emango die familiei udaletan eta foru aldundian emakume arloari zuzendutako zerbitzuari buruz bigarren kasua neska bidaiatu aurretik

hartuko da eta osasun sistemarekin irakasleen eta familien arteko harremanetan

familiak edo neskak azaldutako zerbait neskak ongietorri festa egingo diotela aipatzen badu

tutoreak horren berri emango dio ikastetxeko zuzendaritza taldeari eta hark

amaitzeko azpimarratu nahiko nuke emakumeen genital mutilazioa giza eskubideen urraketa dela eta hezkuntza sailak

era koordinatuan osasun arloarekin eta arlo sozialarekin genero indarkeria prebenitzeko garaiz antzemateko eta erantzuna emateko zenbait mekanismo martxan jartzen

rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina herri kohesionatua erdiesteko hezkuntza sistema inklusibo eta berdintzailea lortzeari buruzko

lortutako akordioa betetzearen gainean ubera anderea zurea da hitza egun on uriarte andrea hasi zara

proposamena hezkuntza sistema inklusibo eta berdintzaileari buruzko proposamena betetzen

ikastetxeetan neurriak ikusiko ditugu gaurko puntuan segregazioari aurre egiteko proposamenak ditugu hizpide badakigu segregazioa ez dela gasteizeko esklusiba por cierto uriarte andrea gaur gasteizeko eskola publikoaren aldeko plataformak mobilizazio bat egingo du

nahi baduzu gero elkarrekin eskutik joango gara bai animatzen zara

ez da baina eskolan egonkortzen ari da eta ondorioz eskolak dagokion

orekatzailea eta berdintzaileak ezin du bete beraz sailburua erantzukizun bat daukazu erantzunak eman behar dituzu eta batez ere neurriak hartu behar dituzu orain arte ikusi ez ditugun neurri eraginkorrak beti fokua migrazioan jartzen da baina arazoa ez da migrazioa arazoa gizarte arrakala da arazoa pobrezia da

planifikaziorik gabe etorkizuneko erronkei ezin erantzun

nahiz eta hainbat eragile hainbat proposamen hezkuntza sailaren eskuetan jarri

adostuak dauden proposamenak kasu gasteizeko mahaia zehazki gaur jakin nahi duguna da martxoaren hogeita batetik aurrera onarturikoa

hezkuntza saila jarri da harremanetan gasteizeko mahaiarekin eta beste eragile batzuekin neurri egokienak hartu eta indarrean sartzeko bi

irizpide berriak definitu dituzue udalekin hasi zarete elkarlanean erroldaren iruzurra ezabatzeko hiru

aniztasun handia duten ikastetxeek giza baliabide gehiago izango dituzte

izango dituzte baliabideak ikasgelako ikasle kopuruak egokituko dira lau kirola indartu eta ikasle guztiak eskola kirolera sarbidea izateko zer egiten ari zarete eta bost bost puntu zituelako hemen onartu genuen proposamenak familien

indartzeko hezkuntza ulertzeko eskolatik haratago doan prozesu dinamiko bezala zer neurri hartu dituzue eskerrik asko

eskerrik asko ubera anderea uriarte anderea zurea da hitza

ubera andrea zure galderari erantzunez gobernu honek sistema inklusibo eta berdintzailea lortzearen alde egiten duen apustua argia da hezkuntza funtsezko elementua da aukera berdintasuna eta elkarbizitza demokratikoa solidarioa eta arduratsua eraikitzea sustatzeko

adostasuna abiapuntu akordioa lortu eta adostasunak eraikitzen hezkuntzaren ikuspuntu integral batetik guk ere uste dugu euskal hezkuntza sistemaren kalitatean aurre egiteko premia dagoela eta hori lortzeko sustatu behar direla zuzentasuna gizarte kohesioa hezkuntza gure lana etengabekoa da hezkuntza sistema inklusibo eta berdintzailea eraiki eta herri kohesionatu bat lortzeko bai sailaren politiken bidez hainbat eragileek egindako proposamenak aintzat hartuta eta baita elkarrizketa eta akordioaren bidez ere
irakasle funtzionarioen mahai sektorialean lortu den akordioarekin gertatu den moduan eskerrik asko uriarte anderea

uriarte andrea suspenso suspenso ez didazu erantzun

zer egin duzu martxoak hogeita batean onartutako proposamena betetzeko eta zer egingo duzu eta ez didazu erantzun eta gero esaten didazu apustu garbia dela

ez dugu apustu hori ikusten zoritxarrez eta gauza bat esaten dizut

ikasturte hasieran soberan egongo dira planak hitzak eta dokumentuak

ikastetxeetan neurriak behar dira neurriak ezarrita egon behar dira orduan espero dut bigarren txanda honetan hainbeste gustatzen zaizun

erantzunak izatea erantzunak entzutea hori espero dut gaurkoan ze dagoeneko berandu goaz oso berandu goaz eta erabaki bat hartu behar duzu jarraitu segregazioa indartzen ari zaren bezala

eskerrik asko ubera andreea uriarte anderea zurea da hitza

esan dudan moduan eraiki ditzagun akordioak adostasunak eraiki eta ez nahastu ez hondatu akordioaz ari da

izan dugu azkena eta garrantzitsuena lehen esan dizudan bezala duela bi aste inguru mahai sektorialean lorturiko akordioa guztion artean kalitatezko hezkuntza eraikitzeko akordioa akordioan zazpigarren puntuan maisu maistren plantillak indartzea haur hezkuntzan hiru urteko geletan tutoretza bikoitzarekin eta zortzigarren puntuan non irakasle plantillak indartzen diren ikastetxeen beharren indizearen arabera irakasleen plantillak sendotzearen aldeko apustua egin dugu

legez besteko proposamenen zenbait alderditan zuzen zuzenean eragiten duten puntua da hori agerikoa da ikastetxe eta

horregatik hezkuntza sailak ikastetxeetan hezkuntza premien indize bat aplikatzea proposatu eta adostu du indize hau eraikitzeko ondoko zortzi faktoreak hartu dira kontuan eskola emaitzak indize sozioekonomiko eta kulturala

errepikatzaile kopurua berariazko hezkuntza laguntzako ikasle kopurua

irakasleen egonkortasuna ikastetxeetan indize hori aplikatuko da ikastetxeak eta ikasgelak hezkuntza beharren arabera identifikatu eta laguntza gehigarriak irizpide horren pean esleitzeko irakasle guztiak baldintza berdintsuetan eta modurik ahalik eta egokienean bete dezaten euren funtzioa pero además del acuerdo firmado tenemos muchas más medidas

auzolana eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera
carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina

osasun garraioan izan dezakeen eraginari buruz barrio jauna zurea da hitza

eguerdi on guztioi barrio jauna

maiatzaren hamabian hogeita hamabost anbulantzia hondatu zituen sutea izan zen anbulantzia horiek hurrengo egunean zerbitzua

gaur eta hemen ez dakigu nork eta zergatik erre zituen anbulantziak ertzaintza gertatu dena ikertzen ari da gu zain gaude ea laster batean argitzen den eta sutez piztu zutenak justiziaren aurrean jartzen dituzten

a un conflicto laboral kontratu berriak ez du lan gatazka suposatzen

kontratu berriak ez ditu aldatzen hirurehun eta berrogeita hamar langileen lan baldintzak como usted

y a día de hoy el servicio está completamente normalizado eskerrik asko darpón jauna denbora amaitu zaizu gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak

deialdien auzia konpontzeko osasun sailak dituen asmoei buruz

erantzungo didazula zer egingo duzu bi mila hamaikako lanbide garapenaren deialdien auzia konpontzeko zer egingo duzu

konpondu baina zuek ere orain arte ez duzuena konpondu eta egia esan ikusitakoak ikusita eta aste honetan entzundakoak entzunda ez dakit borondaterik

bostehun eta berrogeita hemezortzi barra bi mila hamalau ebazpenaren bidez suspentsio egoeran utzi zenuten krisi ekonomikoa argudiatuta ebazpen horrek jasotzen dituen

egoera ekonomikoa euskal ekonomiaren egoera bi mila hamabi bi mila hamairu bi mila hamalau aurrekontuetako legea aurrekontuen estabilitate legea

bi mila hamalauan guraizeak sartu zenituzten eta beste murrizketa bat aplikatu zenuten baina darpón jauna orain ekonomiak hobera egin du ezta hori dio urkullu jaunak eta ekonomiak hobera egin baldin badu probisionalki zuek suspentsioan utzitako

zer gertatu da bitartean ba elur bola gero eta handiagoa egiten joan da konpondu ez duzuen auzi batena

non langileei lanbide garapenaren aitortzak egiten zaizkien baina ez ordainketak aurrekontuen legea argudiatuta hau izan zen gasteizeko epaitegiaren sententzia partzialki aplikatzeko orain beste sententzia bat etorri zaigu non argi eta garbi adierazten den

duten langileei ordaindu egin behar zaiela eta horretaz ari gara darpón jauna

horiei aplikatu zitzaien murrizketa itzultzea ez da opari bat baizik eta bi mila hamaikako

orain zuen utzikeriagatik arazoa ez konpontzeagatik iruditzen bazaizue diru gehiegi dela

eta honek ez du zerikusirik osakidetzako gainerako langileekin ez du zerikusirik ezta ere lanbide garapenaren ereduarekin ez eta negoziazioarekin nahiz eta

iritzi publikoa nahasten saiatzen ari zarete

gaude guk ere ez dugu konpartitzen lanbide garapenaren eredua makina bat aldiz esan dizut aurreko legegintzaldian gainera proposamenak ekarri genituen eta beti esan dugu buelta bat eman behar zaiola

auziak konpondu egin behar direnik eta arazoak konpondu behar ez direnik eta ez dago dudarik bi mila hamaikako deialdia konpondu egin behar dela zer egingo duzu
eskerrik asko ubera andrea darpón jauna zurea da hitza

diru kopuru handia da ehun miloi eurotik gora

osoan bide judiziala oraindik ez da amaitu eta osasun arloko mahaia sektorialean negoziatu behar da no dude señora ubera

hasteko lanaldiak hogeita hamabost ordutako ez duzue bete sententzia eta indarrean dago beraz aplikatzen dituzuen

itzultzeko ez da arazorik egongo eta hemen horretaz ari gara hitz egiten ari gara hitz egiten aitortzaz eta ordainketak eta honek ez dauka zer ikusirik negoziazio mahairekin darpón jauna ez dauka zer ikusirik

akordio batzuk lortu dituzu esango didazu zeintzuekin

zein arazo dago honekin beraz proposamen bat egiten dizut
bi mila hamalauko ebazpena ezabatu eta amaitu zaizu denbora amaitu zaizu denbora amaitu zaizu darpón jauna zurea da hitza

dagokionez elkar ulertu eta lehen bait lehen akordioak lortzeko borondate osoa dugu

gai zerrendako hamazortzigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko beltrán de heredia anderea zurea da hitza eskerrik asko
legebiltzarreko presidente anderea legebiltzarkideok egun on denoi

barrio jauna ezer gutxi esan ahal dizut maiatzaren hamabiko gauean arrigorriagako atxukarro poligonoan ambuibérica enpresaren

hogeita hamabost anbulantziei buruzko gertakariaz es verdad

eskerrik asko beltrán de heredia anderea barrio jauna zurea da hitza

barrio jauna beltrán de heredia anderea zurea da hitza eskerrik asko

sute bat da eta kasu hauetan beti ematen dute lan gehiago ikerketek beraz oraingoz ez dagokigu besterik ikerlarien lanaren zain geratzea baino ikerketak bere bidea egin dezala eta emaitzak erabakiorrak izan

hemeretzigarren puntua galdera edurne garcía larrimbe elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lan eta justizia sailburuari egina lan ikuskaritzak ede taldeko

eskerrik asko garcía anderea san josé anderea zurea da hitza

san josé anderea garcía anderea zurea da hitza